arratsalde on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ikerkuntza eta garapenenaren arloan bi mila hogeigarrena urtean

herri itun bat adosteari buruz eztabaida eta behin betiko

ohore hau arratsaldeko lehenengo hizlaria izatea eta aurreratzen dizuet ez dudala errukirik izango luzea eta ez da arina izango nire interbentzioa gaia nire ustez

adierazle bat funtsezkoa dena herri baten politikaren

hori da barne produktu gordinaren zer ehunekoa

ikerketa eta garapenaren politikan eta hau izan da urkulluren aroan nolabait esateagatik emaitza bi mila hamabian

beherako gezia gorantza doan gezia da europaren eboluzioa

gu baino gehiago korri egiten dutelako eta hau bada larria atzera egin dugulako

esfortzu erlatiboa ikerkuntza eta garapenean handitu du batezbestekoa handitu egin da eta guk gora beherak izan ditugu

igo dela baina aurreko hirutan jaitsi da gu europar batasunetik abiatzen ginen lasterketa honetan

bi mila zortzian bi grafikoak gurutzatzen dira lortzen dugu europaren

iristea bi mila zortzian bi mila bederatzian europaren gainetik jartzen gara eta urte pare bat europaren gainetik gaude baina bi mila lauan berriro europak aurreratzen digu eta atzean utzi gaitu gero eta gehiago eta ez da soilik europar batasunaren batez bestekoa

ere bai eta zer esan europa barruan eta mundu mailan herrialde aurreratuen artean horiek bai aurreratzen gaituztela eta uzten dutela lotsagarri benetan lotsagarri eskualde edo herrialde honetan egiten diren esfortzuak

beraz ikerkuntzan eta inobazioan europa mailan jaitsiera bigarren dibisiotik hirugarren dibisiora

bueltan ibiliko gara plan estrategiko honen emaitza izan da hazkundea aurreikusitakoaren soil bat izan dela eta horrek konpentsatzen du gutxi gorabehera termino kuantitatiboetan

konpentsatzen du inflazioaren efektua hau lehen esaten nuen moduan deitu dezakegu nahi dugun moduan baina gure ustez honek islatzen duena da ikerkuntza eta garapenaren politikak porrot eta hori konpontzen saiatzeko hori konpontzen laguntzeko gaur ekarri dugu proposamen bat gu oso onak gara teknologiaren

nik uste dut euskadi erkidego autonomoa munduko abanguardian dago teknologiaren arlo batean

errealitate birtual horren ondorioz teleberriarekin hauteskundeak irabazi daitezke

datuek ez dute teleberria ikusten datuak tematiak dira datuak egoskorrak dira eta datuek esaten digute ikerkuntzan garapenean eta inobazioan

hori esateko hori onartzeko eta batez ere hori zuzentzeko ez da lehenengo aldia gai honetaz hitz egiten dugula azken boladan legebiltzar honetan bi mugarri

gai honen inguruan bi eztabaida potente eta bi akordio potente egon direlako

eh bildurekin erdibideko bat egin zen eta aurrera atera zen akordio bat besteak beste aurrekontu publikoa urtero ehuneko bosta igotzea kontenplatzen zuena

bozkatu zuen kritikatu zuen asko akordio hau egin izana baina gero aplikatu du konturatu delako

ahaleginak egitea beste gauza batzuk esaten zituen akordio horrek bete ez direnak baina hau behintzat bete izan da

hor proposatzen genuen eta aprobatu genuen ganbara honetan gobernuak egin zezala estrategia partekatu bat eragile sozioekonomikoekin erkidego autonomo hau ehuneko hirura eramateko eta estrategia berritua eta konpartitua gero ekarriko zuela hona herri itun bat egiteko

ekonomia hiritarron kezken zentralitatea okupatzen du hiritar guztiona baita ere alderdi politikoena noski eta gure ekonomiaren ardatza euskal herria osoan eta erkidego autonomoan da industria dudarik gabe industria da

abantaila industriari esker dauzkagu dauzkagun zerbitzuak dauzkagun aurrekontuak eta dauzkagun

ainbat gauzaz hornitzeko industria da gure eredu ekonomikoaren muina eta industriak ez dauka etorkizunik

eta ez da konformismoan eta autojustifikazioan erortzeko momentua bada zezena adarretatik hartzeko momentua garai latzak datozelako gaur agertzen ari da komunikabideetan alemania seguraski errezesioan sartu dela garai

eta guk ez ditugu egin etxeko lanak urte hauetan eduki dugu

transmititzeko hazkunde ekonomiko hori ikerkuntza eta garapenaren politikei

eta miraririk ez badago aurrera aterako ez bada eta mirariak esaten dudanean aurrera begiratzen dut ppren aldera no es

baina hemen uste dut denok kabitzen garela eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martinez zatón jauna zurea da hitza

taldearen jarrera azaltzen puntu honetan ikerkuntza eta garapenaren arloan

urtean euskadin barne produktu gordinaren ehuneko hirua inbertitzea lortzeko herri itun bat adosteari buruzkoa da

eta orain casanova jaunak esan duen bezala antza denez ez daukagu akordiorik hori bai gure taldetik gure partetik erdibideko bat sinatu dugu talde proposatzailearekin gure zuzenketa txertatuta dagoela proposatutako erdibidekoan

ez bakarrik gaur baina legebiltzarkide guztiok badakigula gai honen garrantzia ikerkuntza eta garapena da herri bezala daukagun erronka nagusienetako bat

arrazoi ekonomikoengatik baina batez ere etorkizunera begira orain gaur hasi behar dugun trantsizio ekologiko eta ekoizpen sistemaren eraldaketagatik

genuen legebiltzarrean baina ezinbestekoa da arazoari heltzea eta horretarako ikerkuntza eta garapena ezinbestekoa da es importante

privado pasa den legealdian gainbehera honetan onartutakoarekin ados

legebiltzarrak onartu zuen bi mila hogeian barne produktu gordinaren ehuneko hirura heltzeko plan bat diseinatzea eta martxan jartzea eta europak gomendatutako zifra bat zen hori

barne produktu gordinaren ehuneko bat koma laurogeita bostean geunden bi mila hamazazpian ehuneko hiru horretatik oso oso

ados gaude ehuneko hiruko helburuarekin eta ados gaude baita ere prozesu parte hartzaile horrekin eta ados gaude baita ere herri akordio bat bilatzearekin eta nik uste alderdi guztiak horri buruz

dugula eta herri akordio bat bultzatu behar dela gai honi buruz

ere orain casanovaren proposamenean berrikusi dira epeak berrikusi dira epemugak eta nik uste dut ere zentzuzko proposamen bat egin dela

zertan inbertitzen dugunarekin ikerketa berrikuntza baina batez ere ze sektoretan inbertitzen dugu ez baita gauza bera

energia berriztagarriak ez baita gauza bera armen sektorea edo osasun arloa adibidez

ekin behar diogu horrexegatik proposatzen dugu

garapen eta berrikuntzarako finantza ildo espezifikoak sortzea eta indartzea hain zuzen ere batzuk seinalatzen ditugu pertsonen zaintzan adibidez baliabide naturalen

beste eredu energetiko bat ezartzean horretan sektore horretan batez ere

eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak tellería jauna

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on guztioi era yo insultantemente joven

pentsatu genuen beste gai batzuk izango zenituela premia handiagokoak eta horregatik premia handiko gai hau atzeratu beharrean zinela baina

ikerkuntza eta garapen gaia onbideratuta zegoela eta ondorioz gaia ez zela hain larria hasta que

euskal berrikuntza ekosistema handitzen jarraitzeko tentsioa mantendu beharrarekin hori baita lehiakor izaten jarraitzeko bermea enpleguak sortzeko beharrarekin hazkunde bidean jarraitzekoarekin eta hori da bermea herritar guztiei estaldura sozialak emateko

tasak gora egitea gizarte gero eta justuagoa eraikiz dicho esto

casanova jauna elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria damborena jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdi bideko

erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian eusko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadin lan baldintzak

ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria otamendi anderea zurea da hitza

tamalgarria da azken urteetan egoera ekonomikoa nahiko alde izan dugun harren

ez dira hobetzen ari langile gehienen kasuan eta langilegoaren zati handi batek bereziki emakume eta gazteek sufritzen duten prekarietatea izugarria da honek dakartzan ondorio guztiekin eta egoera benetan larri baten aurrean gaudela ukatzen duena itsu dago

lan gatazkak nonahi daudela ikusteko metaleko langileak

lan hitzarmen duin bat eskatuz zaharren egoitzetako langileak

eta abar luze luze bat prekarietateari

eraginkorrak izango diren neurriak hartzen hastea beharrezkoa da eta ez dut esan nahi

baina ez da nahiko edo ez behintzat behar beste atzo bertan jaso genuen informazio eskaera baten ondorioz

aurrera eramaten dituen kanpainak ze arlotan jardun duen egin dituen ekimenak berrikusi dituen kontratuak oso laburpen txukun eta argigarria da

egin egiten dela ez naiz hasiko orain azterketa hori sakontzen baina hor argi ikusten da egin egiten dela

nahikoa egiten den guztia egiten den guztia inoiz ez da izango nahikoa lanera joan eta etxera inoiz itzuliko ez diren langileak baldin baditugu edo egiten den guztia inoiz ez da izango nahiko kontraturik gabe edo kontratu lotsagarri batekin

beste batzuen ustez ordea egiten den guztia oso ondo dago gaur eztabaidagai dugun legez besteko proposamen honen antzeko proposamena eztabaidatu genuenean orain aurkeztu duzuen osoko zuzenketa berdina aurkeztu zenuten gobernua sostengatzen duzuen taldeek nahiz eta proposatzen denean nahiko ezberdina izan eta aurrekoarekin alderatuz

gehiago zehazten den eskatzen dena inongo gaizki ulerturik ez dadin egon aurrekoan sortu zen bezala gobernua sostengatzen duzuen alderdien aldetik erantzuna beti da bera edozer dela proposatzen dela jarraitu jarraitu eta jarraitu

egiten dena lan eta gizarte segurantzako ikuskaritzak lan baldintzak ikuskatzeko eta kontrolatzeko kanpainak egiten jarraitzea eskatzen duzue

ahalegin beharko du lan ikuskaritzak hori da bere funtzioa baina

egoerak eskatzen duen bezain ondo batez ere bitarteko falta handia dagoelako egia da inoizko ikuskatzaile kopururik handiena dugula

nahiko horregatik sartu genuen gure osoko zuzenketan ikuskaritza indartzea beharrezkoak diren lan ikuskatzaile eta ikuskatzaileorde plaza berriak sortuz behin eta berriz eskatu dugun bezala baina ezin dugu ikuskaritza nahi beste

honetan ere espainiar estatuaren menpeko gara estatu jaunak erabakiko du gure beharrak zeintzuk diren eta horiei nola erantzun ez daukagu eskumenik

nahi beste edo behar beste sortzeko ez daukagu eskumenik ikuskaritzak izan beharko lituzkeen funtzioak aztertzeko

ez daukagu eskumenik lan harremanen esparru araudia aztertzeko eta gure egokitzeko aurrekoan ere esan nuen eta aurkeztu genuen osoko zuzenketaren hirugarren puntuak horri egiten dio erreferentzia faltari beharrezkoa da lan harremanetarako esparruan eskumen legegile eta betearazlea euskal autonomia erkidegoaren esku izatea autogobernua eguneratzeko oinarri eta printzipioetan

moduan hortaz egun ez dugunez eskumenik beharrezkoak iruditzen zaizkigun neurri integralak hartzeko jaurlaritzari eskatzen genion espainiar estatuarekin berehala negoziatu dezala

eskumen guztiak eskualdatzea eta hau aukera dugun guztietan eskatzen jarraituko dugu beste eskumen gabezi batzuk salatzen ditugun bezala

eta benetan uste dugunez prekarietatearekin amaitzeko egiten den guztia ez dela nahiko eta lan baldintzak kontrolatzeko eta lan araudia betearazteko hartzen diren neurriak ez direla nahiko bide berriak esploratzearen alde jarri gara eta horrela lan baldintzak eta lan arautegiaren konplimenduaren kontrola hobetzeko asmoz

koordinazio integralerako protokolo bat definitzea ondo ikusi genuen langileen ordezkariekin elkarlanean noski eta hala sartu genuen gure zuzenketan hernández jaunarekin hitz egin eta gero

eta hainbat buelta eman eta gero berak aipatu duen erdibideko horretara iritsi gara

aukera ikusten dugu orain arte egindako lana hobetze aldera hobetze bidean proposatzen dena aztertzearen aldekoak gara

beraz bi azterketa egitea eskatu nahi izan diogu jaurlaritzari batetik lan ikuskaritza eta ertzaintzaren arteko elkarlana sustatzeko helburuz bi departamentuen kasu honetan lana eta justizia eta segurtasuna departamentuen arteko koordinaziorako protokolo baten lanketa egitea aztertu dezala aztertu

litzateke eta bestetik ertzaintzaren barruan unitate espezializatu bat sortzea aztertu dezala hau ere aztertu dezala

ikertzeko funtzioa izango lukeena unitate espezializatu horren beharra dagoen edo sortzeko aukera badagoen aztertzeko

eta gaian adituak direnek esan beharko lukete posible den edo ez eta zergatik den posible eta zergatik ez noski beraz

azterketa egoki bat beharrezkoak diren txostenak eskatuz posible den edo ez esango dutenak eta ez dit balio ezezkoak ezezkoagatik

harritu nau eta benetan pena ematen dit erdibideko honetan gainontzeko taldeak ez sartzea eta are gehiago erdibideko honetan sartzeko inongo

eskatzen duguna benetan uste dut guztiz onargarria dela

azterketa bat egitea dagokion edo ez dagokion ikusteko ez dut ikusten inondik inora zuen aurkakotasuna eta batez ere zuen inondik inora
borondate hori adostasunetara iristeko eskerrik asko eskerrik asko otamendi

anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari sailburu

eajrentzat enplegua bere jarduera politikoaren oinarrizko ardatza da horregatik enplegu gehiago eta kalitate hobekoa sortu eta mantentzea zuzeneko helburu duten politika ekonomiko eta sozialak lehenestera

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

no hay absolutamente nada eskerrik asko hernández jauna

pena handiagoz nago orain entzundako guztiak entzun eta gero

parlamentu honen funtzioa ez al da gure artean hitz egitea proposamenak aztertzea eta saiatzea ahalik eta adostasun handiagotara iristen herritarren hobe beharretarako hori besterik ez hori da nik egin dudana

hitz egin aztertu modulatu eta azkenean planteatzen ari garena erdibideko proposamen honetan

inork aipatu ere ez duzue egin inork ez duzue aipatu ere egin eta hori da orain bozkatu behar dena ze arazo duzue

proposatutakoaren alde egiteko ze arazo duzue azterketa bat egitea eskatzeko

mesedez badirudi erdibideko proposamena irakurri ere ez duzula egin testu horretan udalak ez dira aipatu ere egiten

lortu dudalako berak ere proposamen honetatik kanpo uztea

eskerrik asko otamendi anderea euskal sozialistak

anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y dos contra beraz ez da erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita bi boto aldekoa hamaika contra hamazazpi abstentzio beraz osoko zuzenketa onartuta geratu da

instituzional bat irakurriko dizuet adierazpen instituzional bat turkia siriako iparraldearen aurka egindako bonbardaketa eta inbasioari buruz turkia hasi da rajova inbaditzen

airetiko erasoak eginez zenbait zibil hil eta zauritu dituelarik turkiaren operazio militar hau egin aurretik kurduek ez dute

siriako gerrari amaiera emateko beste esku hartze militar bat egitea da mehatxurik handiena turkiako gobernua berriro siriako iparraldean eta ekialdean

eta okerra siriako iparraldeko herriek milaka lagun sakrifikatu baitituzten eta askatasunari eutsi baitzioten isisen aurka borrokatuz indarkeria eta anabasa dute

baita eskualde horretan bizi diren arabiar turkmenistartar asiriar armeniar eta

ardura hartzeko egoera honek urratu egiten baitu nazioarteko zuzenbidea eta berehalako arriskuaren aurrean

jartzen baititu siriako iparraldeko herritarrak besterik gabe osoko